egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo

falta diren transferentzien inguruko lan egutegia betetzeko itxaropenak mesedez isiltasuna
zurea da hitza egibar jauna urkullu

eta gainontzekoei ere bai egun on guztioi jakin dugu hitzordua itxita daukazula espainiako

astean gaiak autogobernuaren ingurukoak ekonomiarekin zerikusia dutenak estatu eredua

agenda orain baino lehenago ere aurreko presidenteari ere helarazitako gaiak izango dira eta halako gogoeta bat

presidente berria da baina berria bere garaian ere izan zen suárez

eta gero felipe gonzález eta gero aznar

eta gero rajoy eta gaia berdina da betetzeke dagoen estatutu baten inguruko gogoeta agian presidente berriak egin dezakeen gauzarik hoberena da

egin ez dutena hau da ganoraz eta bere osotasunean estatutua betetzea

inork gutxik pentsa dezake kasu honetan lege organiko bat betetzeko egon daitekeenik

etorriko litzaiguke burura adibidez pentsatuko bagenu indarrean dagoen lurzoruaren legea

merkataritzako arauak erdiak aplikatuko balira eta beste erdiak ez edo guztiok erabiltzen dugun autoa gidatzeko zirkulazioko kodea erdia aplikatuko balitz eta erdia ez

gertatzen zaiona da besteak beste hainbat eta hainbat arlo oraindik betetzeko daudela

estatutua lege organikoa izanda edo betetzen da

edo betearazten da orduan nola egutegi hori daukazun eta zuzeneko bilera horretan zu zeuk izango zara gure ordezkari eta gero horren berri emango diguzu jakin nahiko nuke zure

azkenean akordio bat edo elkarrizketa eraikitzaile bat martxan edo abian jartzeko nola ikusten duzun egoera hori eta aztergaiak gutxi gorabehera zeintzuk izango diren badakigu esperantza horren eskutik ia

aurreikusten duzu hori litzateke galdera eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on egibar jauna espero dut eusko legebiltzarrak eskatutako lan egutegia betetzea eta espainiako gobernuak

gernikako estatutua osorik bete ahal izateko plan argi bat dena den komeni da gogoratzea gai honen inguruan ez garela

mila bederatziehun eta laurogeita hamabostean egiteke dauden transferentziei buruzko txostena argitaratu zen eta momentu hartan berrogeita hamalau transferentzia ziren

alderdi sozialistak eta euzko alderdi jeltzaleak diputatuen kongresuan akordioa sinatu egin zuten eta estatutuaren betearazpenari lotutako

gernikako estatutua ez betetzeak eragin dituen ondorio negatiboei buruzko txostena onartu egin zuen

alderdi sozialistak eta euzko alderdi jeltzaleak partekatu zituzten proposamenak

egin zuen inbestidura saiakeraren harira egungo eusko jaurlaritzaren gobernu programak bi konpromiso zehatz jasotzen ditu bat autogobernua aitortuaren defentsa eta eskakizuna eta bi egiteke dauden eskumen transferentziak burutzekoa eta eskatzea

kasu honetan hogeita hamazazpi transferentzia jasotzen dira eta txostenak izaera eraikitzailea dauka horrek esan nahi du akordioaren batera iristeko elkarrizketarako aukera izanez gero transferentziak bideratzen lagunduko duela orain nik uste dut

borondatea izanez gero akordio positiboak lortu ahal izango ditugu

lehendakariari egina gobernu espainoleko presidentearekin egin beharreko bilerari buruz

egun on denoi nire lehen hitzak gaur hemen

nafarroan gertatutako hirugarren bidegabekeria salatzeko izango dira taldean eginiko bortxaketa basatia izan zen lehena

eta azken bidegabekeria erabaki hauekin emakumeen kontrako biolentzia oso merke irten daitekela adierazten ari da

aurkitu zuten emakumearen hiltzaileak zenbat dira larregi

lehendakari hurrengo astelehenean bilera izango duzu espainiako gobernu berriko presidente

horretara eramango dituzun gaiei buruz zerbait irakurri eta entzun ahal izan dugu hedabideetan eta dirudienez azken

alderdi sozialistak gobernu espainiarrera heldu izanak aldaketa asko ekarriko omen ditu batzuen ahoetan

iraganeko esperientziak zerbait irakasten badigute da aldaketa soil batetan

eta euskal herriarentzat aldaketa nabarmenik izan ez hala ere

logikoa iruditzen zaigu espainiako gobernuburu berriarekin elkarrizketatzea eta hori horrela izanik zure asmoa zein den galdetzea nahi dizut

euskal autonomia erkidegoaren eta espainiar gobernuaren arteko harreman eredua

harreman eredu hori erkidegoak behar duen estatus berria ezartzeko aprobetxatuko duzu eskerrik asko urizar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

lortu ez izanarena aipatu egin didazu nik uste dut ondo legokeela gogoraraztea

lortu egin dugula adibidez itun ekonomikoa berriztatzea eta baita kupoaren bost urteko legealdiarena lortu egin dugula bestetik ere galdetu egin didazu eta asteleheneko bilera estatu

joateko urrats bat izango den estatus politiko berri bat ezartzeari begira momentuz esango dizut harreman eredu berri bat lortzeko lehen urratsa harreman bat izatea dela eta beraz lehen bilera hori

norabide onean emango dena ziur nago eta horrekin batera uste dut arlo askotan bat gatozela

lehen bilera horri dagokionez eta zuen taldearen jarduketak eta deklarazioak kontuan izanik urizar jauna esan dezakegu hiru eremutan behintzat bat gatozela bat espainiako gobernuak garai berri bati ireki dio atea zentzu guztietan eta zuen taldearen botoak ere ate hori

berriz diot bi espainiako gobernuak erakutsi du interesa duela elkarrizketaren bidez bi gobernuen arteko harreman instituzionalari heltzeko eta zuen taldeak ere gogo onez hartu du espainiako gobernua elkarrizketarako

eta hiru espainiako gobernua hizkera berri bat erabiltzen hasi da euskadirentzat oso garrantzitsuak diren bi gairen inguruan hitz egiterakoan autogobernuaz eta espetxe politikaz hitz egiterakoan zuen taldeak goraipatu egin du espainiako gobernuaren jarrera berri hori ere beraz aukera baten aurrean gaude eta ez izan zalantzarik urizar jauna

aukera hori baliatzeko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lehendakari iruditzen zait zure asmoak azaldu beharrean

dizut zureak zeintzuk diren hala ere ondo dakizun moduan

autogobernu ponentzian estatutu berriak izango dituen oinarrien atal desberdinak jorratzen ari gara egun hauetan eta orain arte onartutakoek

bat da helburua estatus berri bat sortzea dela eta ez soilik

berriaren ezaugarri nagusia berdintasuna izango dela hau da euskadi eta espainiaren arteko erlazioa berdintasunezkoa izango dela horrek

ondorio guztiekin printzipio demokratikoaren bitartez herri honen aniztasun ideologikoa kudeatu daitekeela argi dago eta nik uste dut bat egiten dugula horretan proiektu politiko guztiak maila berdinean

herritarren borondatea izan behar da muga bakarra

legediaren arazoan legedia gizartearen borondateari bide emateko dago eta ez bera ukatzeko lehendakari zinez esaten dizut benetan espero dudala zure bileran argi utziko diozula hau pedro sanchezi eskumenen eskualdatze soil bat baino gehiagoz ari gara hitz egiten herri bezala dagozkigun

diren aurreraurratsetaz aipatu egin duzu nik nolanahi ere berriz ere azpimarratu nahi dut lehendabiziko erantzukizuna guk daukagula legebiltzar honetan euskadirentzako estatus politiko berri bat lortzea lehen lehenik

eta hori da eman beharreko lehen urratsa lehen pausua urizar jauna

hemen legebiltzar honetan orduan eta gaitasun handiagoa izango dugu hainbeste desiratzen dugun estatuarekiko harreman eredu berri hori

eusko jaurlaritzaren paperari buruz la naval ontziolaren etorkizunaren gaineko ebazpenean martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

en ocasiones anteriores jaurlaritzak harremanetan jarraituko du eragile guztiekin baita langileen ordezkariekin ere

erakunde guztiok lanean dihardugu la naval aurrera ateratzeko eta akordioa ixten bada hogei hilabete izango ditugu hori lortzeko

gai zerrendako laugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideok ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailak hiri berroneratzearen arloan dituen planei buruz andueza jauna zurea da hitza

en esa materia eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako bosgarren puntua

gure esku dagok antolatutako giza kateari buruz alonso jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera jose ramon becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

argentinako teknologia industrialeko institutu nazionala desegitean becerra jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok señor lehendakari la fundación

erantzuteko tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

egun on becerra jauna lehenik eta behin gauza asko nahastu dituzu eta nik uste dut xehetasunez gauzak ondo aztertu behar direla

eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa

nekazaritzako elikagaien euskal arloaren eta horrek agenda bi mila hogeita hamarari eta garapen jasangarrirako helburuei egin diezaiekeen ekarpen efizientearen

eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

muy amplio de actuación y gracias nada más eskerrik asko lópez de ocariz anderea tapia andrea zurea da hitza

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen

euskadiko energia estrategia berritzeko beharrari buruz otero jauna zurea da hitza

ez borroka dialektikorako gonbitearekin aspalditik

eztabaida urgentea zen ze aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan ezinbestekoa da energiari loturiko ce o bi emisioak asko asko ez pila bat mugatzea ikatza petroleoa eta gasa erretzeak dakar europako emisioen ehuneko laurogei

amaitu berriak dira eta ondorio handiak izango dituen erabaki bat hartu da berriztagarrien helburua ehuneko hogeita hamabian geratu da bi mila hogeita hiruan helburu hau igo daitekeen berrikusiko delarik hau da gutxi gutxienez

urtean europa osoan energia berriztagarrien kopurua mix energetikoan

ez bada honek ehunka mila milioi eurotako inbertsioak ekarriko ditu estatu espainolaren kasuan azken asteetan aldaketa handia eman da gutxienez jarreran

azken orduan negoziaziora iritsi eta adostu dena baino helburu anbiziosoagoak defendatu zituen pentsa daiteke

zerbait mugitu daitekeela estatu mailan baina estatuari halabeharrez begiratzen badiogu ere

iturri berriztagarrietako energia ekoizpena datu hauek europarekin alderatuta

ehuneko zazpian hain zuzen ere eta espainiako elektrizitate berriztagarriari esker kontsumo berriztagarria ehuneko hamalaura igotzen zaigu

ez zaizu iruditzen estrategia energetikoa zaharkitua geratu zaigula bat batean

ez al zaizu iruditzen gure makineria guztia norabide horretan jarri behar dugula eskerrik asko
otero jauna erantzuteko tapia anderea

eskerrik asko presidente anderea ba otero jauna ni ere ez nator eztabaidara beraz saiatuko naiz aipatzen didazuna hasieran diagnostikoa konpartitu genezake eta egia da jaso dugun berria ehuneko hogeita hamabiarena begi onez ikusten dugula egokia da benetan deskarbonizazioan sinesten baldin badugu

baina baita ere ikusten dugu deskarbonizazio horretan eta bide horretan martxan jarri behar baldin badugu zuk zeuk aipatu duzun arazo bat badagoela

nola banatuko zaigun erregio bezala europa mailan aipatuta gure kasuan erkidego autonomo bezala eta ez hori bakarrik baizik eta araudi bat behar dugu estatu mailan hainbat urteetan zer gertatu den araudiarekin gora eta behera eta horrek eragin izugarria du produkzioan beraz nik uste dut gauza horiek ere kontutan

gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu

legebiltzarkideak sailburua egun on oporren aurreko

eta beste behin enpleguaz enplegu politikaz aritu nahi genuke zurekin atera berri dira

beste behin ere langabezia eta lan merkatua zehazki lan baldintzak agertzen dira euskal gizartearen kezka nagusi bezala dena hobeto dagoela entzuten dugu behin eta berriro baina enpleguari dagokionean ez dirudi herritarrek sentsazio hori

enpleguaren inguruan izan ditugun eztabaida desberdin horietan gure lan merkatua argi ilunak dituen lan merkatu bat dela esan dugu hala erakusten dute

positiboak direla langabeziak behera egiten duela kotizatzaileen kopuruak gora egiten duela eta horiek direla gure lan merkatuak dituen argiak ezta

oso ilunak dira artolazabal andrea aldi baterako enpleguaren eskutik prekarizazioaren eskutik egiten baitu behera langabeziak tenporalitatea gazteen egoera gizon eta emakumezkoen arteko desorekak iraupen luzeko langabeziaren eragina horiek daude beheraka egiten duen langabezia horren atzean

lan prekarizazioaren eskutik bizitzaren prekarizazioa ere dator

eta horretan berriz ere azpimarratu egiten dira enplegu politika publikoen garrantzia edozein gobernurentzat politika publiko garrantzitsuenetako bat dira enplegu politikak eta zuek ere zuek identifikatu dituzue bai zuen gobernu konpromezuetan eta baita gobernu akordioan ere

enplegurako estrategian materializatu ziren enpleguari dagokionean gobernu honek zituen edo dituen asmo konpromezu eta proposamenak eta hitz eta asmoen atzean ahulezia eta bizi gutxiko estrategia batekin egin genuen topo

langabezia ehuneko hamarera jaisteko helburua markatzen du estrategia horrek eta

zu etxera joan zaitezke gu ere etxera joan gaitezke gobernu honen jarduna ez du ezertarako balio eta estrategia horrek ere ez du

hastapen horietan ikusi dugu helburu hori ia ia betetzear dagoela

gobernu honen enplegu politikak estrategia horretan jasotzen direnak eskuartean dugun erronken mailakoak direnik enplegu gaietan gobernu honen erantzuna ahula

duen gobernu bat ikusten dugu berriz ere estrategia horren atzean

aukerak identifikatu eta horiei aurre egiteko edo horiek probesteko planteamendurik ez dugu ikusi estrategia horretan paradigma berrien aurrean birkokatzeko zailtasunak dituzuela ikusi dugu artolazabal andrea enpleguari dagokionean

emateko zailtasunak dituen gobernu bat ikusten dugu aurrean ikusi dugu enplegurako politika horiek kudeatzeko funtsezkoa den instrumentua ere lanbide gobernatzeko nahiko lan baduzuela eta gobernu honek ba hor ere norabidea eta egin beharreko aldaketak egiteko

dituela ikusi zaitugu hilabetez hilabete datuak ematen datu horiek ontzat ematen eta nahiz eta azpimarratzen zenuen zuzendu beharreko arazo batzuk zeudela edo zure kezka sortzen zuten arazoak eta iraupen luzeko langabetuak aipatu dituzu gazteak aipatu dituzu

jardunbide gutxi egon dela zentzu horretan bi mila hemezortzian horiek aldatzeko edo horiek iraultzeko egun hauetan ikusi dugu

konbokatoria mordoxka bat lanbidek atera dituela konbokatoria mordoxka bat baina ikusi dugu oso antzekoak direla ez dugu aldaketa nabaririk sumatu konbokatoria horretan kalitatezko enplegua sortzeko bidean betiko jardunetan gotortutako estrategia batean ikusi dugu enplegu gaietan lidergo eta argi eta irmorik gabeko

egun hauetan estatugintzaz aritu gara eh bilduk antolatu duen euskal estatuaren bidean jardunaldi batzuetan eta gai ezberdinak izan ditugu estatugintzaren inguruan mintzagai eta aritu ginen ekonomiaz eta aritu ginen fiskalitateaz eta konbenioaz eta kontzertuaz eta holako gaietaz

sonriente hori eta iruditu zitzaidan interpelazio honetarako oso egokia zela eredu hori irudikatzeko nola ikusten dugun guk gobernu honen jarduna

hori da gakoa helmuga hori langabezia ehuneko hamarean kokatzea bada horrekin enpleguaren inguruan markatutako helburu estrategikoak betetzat ematen baditugu

ekimenak egin eta egin iritsiko gara baina ez dugu ezer irauliko gure ustez helmuga beste bat izan beharko luke gu bizitzaren aldeko politika eta estrategiak martxan jartzea dugu helburu

bere biziko garrantzia dute zentzu honetan kalitate handiagoko enplegua eskainiko duen lan merkatu baten alde egiteko beharrean

emakumezkoen ongizatea bermatzea bilatuko duen lan merkatuaren alde bizitza proiektuen mesederako izango den lan merkatu baten alde enplegu gehiago enplegu hobea eta pertsona guztien aukera eskainiko dien lan merkatu baten helburua dugu guk ezta horren aurrean jarrera eraikitzailea izan dugu jarrera dugu proaktiboa izan dugu eta

zuzentze aldera eta norabide hori markatze aldera eta jarraituko dugu datozen hilabeteetan azkeneko hilabete hauetan legebiltzarrak hiru akordio garrantzitsu hartu ditu politika publikoen

adosturiko akordio horiek funtsezkoak diren hiru arloetan eragina izango dute alde batetik enplegu politiken helburuak edukiak eta norabideak zehazten dituzten

kalitatezko lanpostuak sustatzea plan horien oinarrian kokatuz beste aldetik gazteen emantzipazio politiketan gazteen lan prekarizazioa borrokatzeko eta laneratze duina sustatzeko talka efektua izango duen neurri zehatzak proposatuz

datu kezkagarriak agertzen dituen iraupen luzeko langabetuaren egoeran horiek egoki artatzeko estrategia aldatu eta ah doc sortutako neurri sortak aginduz guzti hau guretzako funtsezkoa da funtsezkoa da artolazabal andrea

erronkei era egokian erantzuteko eta jakin behar dugu esandako akordio guzti horiek eta bide horiek norabide horiek horietan nola kokatuko zaren zu eta horregatik jakin nahi dugu ze neurri hartuko dituzun artolazbal andrea

egoki erantzuteko eta bere jardunbidea norabide horretan kokatzeko eta noski

islada izango duen horren irailetik aurrera eztabaidatu beharko ditugun aurrekontu horietan zeren aurrekonturik gabe ere asmoak asmo izan daiteke baina jarduna dirua ere

legebiltzar honek adostutako hori akordio zabalez lortutako hori markatutako norabide horri nola helduko dio gobernu honek eta nola bermatuko duen
bide hori elkarrekin egitea eskerrik asko eskerrik asko kortajarena anderea

bai ba egia esan artolazabal andrea

legebiltzar honetako akordio horien ildotik zuen lan ildoan ere berrikuntzak sartu ahal izatea eta hemen egindako proposamen horiek serioski aztertzen aritzea eta aurrekontuetan seinalatzen aritu izatea eta zure hitzartzean ikusi dut pixka bat alicia eta ikusi dut

bestelako planteamendu batzuk egia da ez dudala oraindik oso argi nora eraman nahi gaituzun

espazio hori edo agian badakizu nora joan nahi duzuen baina zailtasunak daude bidean ze ez da egin beharreko bidea ez da

egonkortu den prekarietate egoera baten aurrean gaude eta hor markatu diren bideak

hori iraultzea oso egonkortua geratu den egoera bat da hona etorri diren planak ere berandu iritsi dira proaktibitate hori

eta zetorrena eta gainean genuena antzemateko zailtasunak ikusi ditugu eta gainera

aukera horiek antzeman eta probesteko ere zailtasunak ikusi ditugu baina orain horiek aztertu eta bidean jartzen baldin bagara

ez da plan txarra baina kontutan hartu behar dugu bi mila hamazazpi bi mila hogei estrategian gaudela eta dagoeneko

zenbait aldaketa izandu dira aldaketa horietako asko ere ez dira berrikuntza handiak aldaketa txikiak dira baina izango dute bere eragina

gauza asko daude aipatzeko eta egia da eskaintzen den lehen aukera hori oraindik ere

eskasa den lehen aukera bat dela eta horrek ere

edo tokian tokiko planteatu dituzun estrategia horietan eta lehentasunak markatu dituzunean lehentasunak markatzea ondo dago baina legebiltzar honek eskatzen zuena zen

lan planteamendu eta lan ildo estrategikoak estrategikoak eta diferentziatuak agian hori sara de la ricaren ekipoan egiten ari zareten azterketa horretatik ere

beraz hori ere ondo dago baina gertatzen dena da baita ere prozesu guzti honetan ere arrisku bat ere sortu dela ze zuk jardun honetan ere nolabait esan behar da

enpleguaren esparru hori eta enpleguaren politikak aurrera eramateko esparrua ere hankaz gora jarri dutenak eta tartean da confebaskekin sinatutako akordio hori

enplegu politiken pribatizaziorako arrisku bizian jartzen gaitu eta hemen planteatu diren guzti horiek

guzti horiek interes orokorrari erantzun beharrean confebasken eta confebasken dauden enpresarien interesei erantzuten

prospekzioa egin publikotik behar dugu ikusi zer aukera izango dituen datozen urtetan herri honek dituenak

publikotik antzeman daitezkeenak eta oraindik berriak direnak eta antzeman ez ditugunak baina aukera berri horiek

horretan behar dugu elkarrizketa berreskuratu funtsezkoa da berreskuratu behar dugu babestu behar dugu

eta gainera aliantza berriak sortu behar dituzu kalitatezko enplegua sortzeko asmo horretan aipatzen zenuen ekonomia soziala hor duzu aliantza berriak sortzeko beste esparru handi bat eskatzen du determinazioa eta eskatzen du lidergo publikoa ez utzi zure sailburutza confebasken eskuetan

notak ere iristen dira eta deustobarometroaren arabera hiritarrek suspentsoa jarri zioten zure enplegu politikei

itxaropentsua ematen dizugula iruditzen zaigulako legebiltzar honek talde honen ekimenez izan duela aukera norabide bat markatzeko gaur ikusi dugula zuek ere konpartitzen duzuela bide hori baduzuela asmoa ez duzu tarterik izan baina baduzuela asmoa bide horretatik transitatzeko eta aurrera egiteko

irailean pilak jarrita denon artean sortu dezagun
beste lan merkatu bat eskerrik asko kortajarena anderea artolazabal anderea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal anderea gai zerendako hamargarren puntua galdera tinixara guanche

erakundeen tratu txarrei eta indarkeria matxisten biktimei buruz guanche andrea zurea da hitza

guanche anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

bertako hondartza askotako kutsaduragatik jarritako bandera gorriari

eskerrik asko lópez de ocariz andrea jaurlaritzaren ordezkaria arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina eaen dauden erronka nagusiei aurrekontu proiektu berrian

guztioi egun on azpiazu jauna pasaden ekainaren hamabian bi mila hemeretziko aurrekontuen jarraibide nagusiak aurkeztu zenituen zure hitzen arabera

enplegu aukerak sortuko dituen giza garapen iraunkorraren aldeko euskal apustua indartu nahi du jaurlaritzak esaldi borobila eta erronka

erronka oso handia jakin badakigu hau dela aurrekontu lege berrirako lehen urrats publikoa eta beraz guretzat badu bere garrantzia jarraibideak garrantzitsuak dira bai

aurreko urtekoen ia berberak izan eta nahiko orokorrak esango nuke baina azpimarratzekoa da jarraibide horiek lau erronka

hitzen arabera demografiaren erronka hezkuntzaren erronka digitalizazioaren erronka eta nazioartekotzearen erronka hain zuzen ere hau da guretzat aurreko oro jarraibide hauen aurkezpenaren nobedade aipagarriena

bi mila hemeretzirako aurrekontuei begira gaur zure argibideak entzun nahi ditugu azpiazu jauna

herri honetan dauden erronka nagusiei erantzuteko jaurlaritzak hartuko dituen neurriak ezagutu nahi ditugu euskal herria bilduk bi mila hemezortzian jada erronka batzuk jarri zituen aurrekontuen aurrean eta gogoratu duzu zuk

kalitatezko hezkuntza sistemaren beharra azpimarratuz europako herrialde aurreratuenen mailara heltzeko eta adostasuna helburutzat jarriz industria eta berrikuntza barne produktu gordinaren ehuneko bitik behera jarraitzen duen ekonomiaren garapenerako

egindako inbertsioa handitzea eskatuz lanaren prekarizazioa kalitatezko enplegua helburu duten neurriak habian jartzeko beharra azpimarratuz ezberdintasun sozialen kronifikazioa murrizketak ezabatzeaz gain babes sistema zabaldu

eskubideak bermatzeko kalitatezko zerbitzu publikoak indartzea murrizketen ondorioz ahulduta dauden zerbitzu publikoak indartzeko beharra azaleratuz

gizarte eredu iraunkor eta bidezkoa eraikitzeko politika publiko guztien inplikazioa eskatuz hauek ziren eta gaur egun

herri honek etorkizuna irabazteko heldu beharreko erronkak

aurre egiteko giltzarriak diren erronkak eta ikusita aurten jaurlaritzak erronkak finkatzearen bideari jarraitu diola ikusten dugu badagoela guk markatutako erronkekin lerrokatzeko bide bat euskal herria bildu bi mila hemezortzian zehar

lan egin izan dugu legebiltzarrean proposamenak mahaigaineratuz eta akordioak irmoki bilatuz enpleguaren inguruko akordioen bidez

edota iraupen luzeko langabetuak egoki artatzeko neurri sorta demografiaren inguruko monografikoak markatutako norabide aldaketaren bidez

helburu berriak eskatzen dituzten adostasunen bidez besteak beste

indartu beharrekoak eta horretan gaude norabide egokian doan

babes sistema osatu eta trinkotzeko premia

bertan gizarte zerbitzuak eta pentsioak sartuz kalitatezko zerbitzu publikoak

edo energia eredua aldatzeko eta berriztagarrien aldeko apustua egiteko premia hainbat gai non erantzukizunez proposamenak egin ditugun batzuetan legebiltzar honen konpromiso interesgarriak lortu ditugu baina oraindik jaurlaritzaren pauso sendo

eta norabide argia erronkei aurre egiteko beharrezko baliabideak ere baliabide politiko eta ekonomikoak sailburu jauna zuk ondo baino hobeto dakizu zein garrantzitsua den erabakiak hartzeko ahalmena izatea zenbat gastatu eta zenbateraino zorpetu ez da txikikeri bat

ez da txikikeri bat azken finean herri honek dituen erronkei aurre egiteko funtsezkoa da

ekonomikoak definitzea ere eta honetarako burujabetzaren sakondu beharra dugu beste hainbat gaietan bezala adostasuna bilatzeak lagun diezaioke

eta propio bat eraikitzeko madrilen menpe bizi gabe sailburu jauna nola egingo diezu aurre zuk zeuk definitutako erronkei

aurre erronka oso handiak diren horiei madriletik etorritako defizit eta zor mugak mugiezintzat hartuko dituzue jaurlaritzan

erantzuten dion zorpetze bidea adosteko prest egongo zarete autogobernu ponentzian aurreratzen ari den moduan estatuan erkidegoei badakizu zorrak kentzeaz hitz egiten ari dela zer egingo dugu hor zerbait esan beharko dugu gutaz zer tokatzen zaigun zerbait edo zer eta

gobernu berri bat dago madrilen bai ustez politika ekonomiko ezberdinak egingo dituen gobernu berri bat eta epe laburrean gastu sabaia finkatu beharko du hor ikusiko dugu benetan gobernu berri horren norabide ekonomikoa

zein jarrera izango duen jaurlaritzak gai honekiko zein mezu

urkullu lehendakariak sánchez presidentearekin izango duen bilerara hain garrantzitsua den eta aurrekontuen potentzialitateak mugatzen dituen gai honen inguruan balorean jarri behar duzue gure burujabetza ekonomikoaren sendotzearen beharra gure gizartearen beharrei erantzuteko

lortutako baliabideak erabiltzearen beharra defendatzea oinarrizkoa da sailburu jauna eta zerga politika zer esango dizut nik zerga politikaz ppk aurreko aurrekontu akordioaren ostean behin eta berriz esan zuen bezala

orain arte bidelagun izan dituzuen horien bide orria jarraituko duzue zer egingo da zer gertatuko da zerga politikarekin badakit sailburu jauna galdera asko direla badakit galdera asko direla

ekonomikoa zehaztuko dutenak orain arteko bidelagunen norabidea jarraitu edo herri honen erronkei erantzuteko mugimenduak

beti ere izan duzun bezala herri honen erronkei erantzuteko mugimenduak egiteko prest

eskerrik asko pinedo anderea erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok pinedo

aitortu behar dizut zure interesa eta kontu honetan aditua zarenez jakinda

harrapatu are gehiago oso egokia dela uste dut benetan eta usten banauzu esango dizut benetan eskertzen dizudala

gogoeta politikoa eta aurrekontuak lantzeko prozesu sakonagoa

eta espero dut ganbera honetako taldeek hala egingo dutela ere eta noski zure taldeak ere bai le agradezco de verdad el tono además de su intervención

digitalizazioaren erronka eta nazioartekotzearen erronka hain zuzen ere bi mila hemezortzian aurrekontu estrategikoen bideari ekin ondoren aurten emaitzetara zuzentzea sakondu

eta kalitate handiagoko enplegu aukerak sortuko dituen giza garapen jasangarriaren aldeko euskal apustua indartu egingo da hauek ez dira hitzak bakarrik pinedo anderea gobernuaren konpromisoa sendoa da

nahiko bide posiblea dela eta orain ikusi behar dugu ea zer egiten dugun batera jarraitzeko

baina baliabideak oso garrantzitsuak dira eta horregatik nire galdera ni ez naiz sartuko beste erkidegoetan zer gertatzen den bakarrik esan dizut hori badagoela hori

momenturen batean atea jo beharko dugula ere bai zer gertatzen da gurena eta esan dizut gastu sabaia dago hor eta bai adostasun batzuk edo

desadostasun bat daukagula zu eta biok baina egia da balitekeela beste bide bat egitea zergatik ez zergatik ez dugu egingo bide bat zorpetzeari dagokiola

gure ekonomiaren errealitatetik gure ekonomiaren errealitatera eta hori badago badago hor

ausartuko da gobernu hau horretaz hitz egiteko edo esango dugu ez hau da dagoena madriletik datorrena eta hasta aquí lo que se puede leer ez egin dezagun bidea eta nik

eta nik horregatik esan dizut zer egingo du gobernuak emaitza horiek lortzeko zer gauza jarriko ditu mahai gainean gobernuak gauza horiei aurre egiteko gai hau adibidez komentatu egin da kortajarena andreak mahai gainean jarri du

hainbat gai berri jarri direla mahai gainean eh bilduren ekimenaz zer egingo da politika horiekin nola elikatuko dira ze jarrera hartuko du gobernuak edo otero jaunak mahai gainean jarritako energia berriztagarrien gaian

zein baliabide jarriko ditu gobernu horrek politika horiek aurrera eramateko hori da jakin nahi duguna hori da hemendik aurrera landu behar duguna eta dudarik ez izan badakizu landuko dugula beti egin dugu
eta beti egingo dugu eskerrik asko pinedo andrea

argi egon dadin euskaraz eta erderaz esango dot aurrekontuak onartzeko

eta konpromisoak hartu eusko jaurlaritza prest dago oso osorik gure erantzukizuna da baina baita ere parlamentu honen erantzukizuna da

zaituztet zu pinedo andrea baita zure taldea ere

heltzea gure herriaren garapenak eta ongizateak apustu hori egiten jarraitzera behar gaituen

aspiazu jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina populazioaren osasuna bermatzeko jarduera protokoloei buruz

atmosferikoko gertaeren aurrean becerra jauna zurea da hitza

ni se está dando una información completa a la ciudadanía ez bata ez bestea aire kalitatean zuek ez dituzue arriskuak ondo kontrolatzen eta

zuzena eta osoa ematen eta azalpena erraza da eskura duzuen tresna ez da egokia eta tresna hori da aire kalitatearen kontrolatzeko sarea

sare horrek ez du kutsadura osoa neurtzen edo txarto neurtzen du

edo kabinak kentzen edo mugitzen dira zuek irizpide edo erabaki horietan inolako

arazoa kalean dago kalean dago durangon elorrion zorrotzan san ignacion gueñesen muskizen eta abanton eta erantzuna eman behar zaie hiritarrei eta erantzun horretan

garrantzitsua da prebenitzea eta hobe da prebenitzea sendatzea baino eta beste aldetik zuena da

egun on guztioi ziur nago becerra jauna

eta horretan oso interes handia daukazula ez daukat horretan inolako zalantzarik baina ziur egon zaitezke nik ere

pertsonen osasuna bermatzeko eta egunero lan egiten dudala hori lortzeko

bakoitzak bere sektorean eta arloan osasunaren aldeko eragina izan ditzaketen

en todas las políticas zentzu honetan eusko jaurlaritzak bere gobernu programan bertan konpromisoa hartu du airearen kalitatea hobetzen jarraitzeko osasunaren mundu erakundeak emandako gomendioei jarraituz ez hori bakarrik ingurumen politikak bere gain hartu du karbono isuri gutxiko gizarte bat eta ekonomia berdea eta zirkularra lortzeko konpromisoa hiritarren

finkatzeko beraz ingurumena babestea lehentasunezkoa izateaz gain osasun politika guztietan ikuspuntuarekin bat eginez

noski ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailarekin koordinazioan eta elkarlanean beti ere euskaldunen

becerra jauna lehen esan dizudan bezala ingurumen lurralde plangintza

era koordinatuan lan egiten dugu arlo honetan argi daukagu zein izan daitekeen airearen poluzioak pertsonen osasunean izan dezakeen eragina horregatik hain zuzen ere osasun planean helburu zehatz bat eta hainbat ekintza jaso dira arlo

edozein kasutan kontutan izan behar dugu ere gaur egungo kutsadura indizeak euskadin arauak esaten duenaren azpitik daudela

eta airearen kalitatea duela urte batzuk baino nabari hobea dela yo no creo que he dicho en esta

hamalaugarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako lan eskaintza publikoari buruz
ubera anderea zurea da hitza egun on egun on darpón jauna

arazo bat duela eta ezinean dabilela eta kontraesanak dituela bi kitapena kalteak konpontzea hiru berriro ez errepikatzeko

medikuntzan gertatzen den bezala lehenengo urratsa ez baldin bada ondo ematen hurrengo urratsak ere ezin dira ondo eman hau da

ondo egin eta darpón jauna zalantzak ditugu lan eskaintza publikoaren auzian diagnostiko egokia egiten duzuen izan ere atzo atzo bertan urrats batzuek eman zenituzten hainbat puntu babestean baina puntu bat osakidetzako giza baliabideen politika aztertzeko lan taldea sortzea eredua aldatzeko lan taldea sortzea ez zenuten babestu eta guk argi dugu

ustez beti gertatu omen diren praxi irregular horiek berriro ez gertatzeko ez errepikatzeko osakidetzako pasas por el aro sí o sí sistema antolakuntza eredua aldatu egin behar dela beraz darpón jauna zer nolako neurriak hartuko dituzu orain lan eskaintza publikoa gertatzen ari dena berriro gertatu ez dadin
eskerrik asko ubera anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok sailburuak ubera andrea

luze eta zabal hitz egin dugu azken egun hauetan behin eta berriro errepikatu dugun moduan osasun saila osakidetza

epe hau gardentasun osoz eta berme guztiekin garatzeko lehen interesdunak

gure esku egon diren neurri guztiak hartu ditugu epe hau berme guztiekin gara dadin señora ubera usted es absolutamente consciente

medidas sobre las garantías para la no repetición hau da zein neurri hartuko dituzu berriro orain gertatzen ari dena ez gertatzeko

ereduari amaiera emateko guk argi daukagu giza baliabideen politikari ereduari eskua sartu behar zaiola eta hori da gaur ere berriro eskatu nahi dizudana badakit ez dela beharrezkoa eskatzea zuk oso ongi eta guk baino hobeto ezagutzen duzulako sistema

sistema ezagutzen duzu eta badakizu nola funtzionatzen duen eta nola ez duen funtzionatzen eta horretan oso tematiak izango gara badakigulako muina hori dela eta muina ez baldin bada aldatzen ez dela ezer aldatuko eta arazoak azaleratuko dira edo ez

baina ez da ezer konponduko muina ez baldin bada aldatzen eta horregatik eskatu nahi dizuguna da erantzukizunez jokatzea ardura politikoa asumitzea zeren bestela zuk inork baino hobeto dakizu berriro zerekin aurki zaitezke

zure erabakia da sailburu bezala historiara pasatzea irregulartasunek irentsi duten sailburu bezala pasatzea historiara edo

eta konpontzeko neurriak jarri dituen eta eredua aldatzeko neurriak jarri dituen sailburu bezala pasatzea bi aukera dituzu erabakia zurea da
eta zuk erabaki behar duzu eskerrik asko ubera anderea darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko garrido anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

guk oso argi daukagu gai honen garrantzia zein den eta ondorioz arduraz arretaz zorroztasunez eta erantzukizunez jarduten dugu

garrido anderea darpón jauna zurea da hitza

hamaseigarren puntua interpelazioa jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina

por lo demás agradecerle su respuesta eskerrik asko hernández jauna retortillo jauna zurea da hitza

de euskadi nada más muchas gracias eskerrik asko retortillo jauna
gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera jone goirizelaia ordorika eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina doako laguntza juridikoari buruzko dekretuaren gainean goirizelaia anderea

eskerrik asko lehendakari andrea eskerrik asko baita ere

esfortzua gaur hemen egoteko eta nire galderari erantzuna emateko eta galdera oso xinplea da nahi dudana da jakin doako justiziari buruzko egin behar zan dekretua nola dagoen eta gehienbat noizko egongo dan besterik ez

goirizelaia anderea san josé anderea zurea da hitza